egun on guztioi egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza bere lekuetan

lehenengo puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

gizarteratze aktiboko plana berehala legebiltzarrera ekartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena blanco anderea

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkide jaun andreok egun on gizarte bazterkeriak aurpegi ezberdinak eta gordinak ditu

bizitegi bazterkeria dago hau da etxegabekoak kale gorrian bizi eta lo egiten duten pertsonak

etxerik gabeko pertsonak bazterkeria egoeran dauden pertsonen artean zaurgarrienak eta kaltetuenak direla beste aldetik gogoratu behar dugu

zerbitzu horiek eskubidetzat hartzea dela halaber ezin dugu ahaztu orain dela hilabete gutxi ganbara honetan onartu genuen etxebizitzaren legeak etxebizitza eskubide subjektibotzat jasotzen duela baina eh bilduren aburuz eta gaur egun egoera honen inguruan erabiltzen ditugun zenbakiak kontuan hartuta inoiz baino okerrago gaude eta emakume eta gizon horien gizarteratzeko aukera eskasa dela zoritxarrez hala ere

hutsik egotea eta pasa den hilabetean hiri berberean etxerik gabeko

ezagutzen dugu datu ugari eskuratu ditugulako baina badirudi hor amaitutzat ematen dela

isiltasuna delako mugimendurik ez dugu ikusi gure legez besteko proposamenaren zioan azaldu genuen bezala bi mila hamalauko azaroaren zazpian eh bilduren ekimenez pobreziari eta langabeziari aurre egiteko bilkura monografikoan proposamen ugari aurkeztu genuen

etxegabeko pertsonen egoera errotik aldatzeko proposamen zehatz bat

konponbide bat eskatzen genion etxerik gabeko pertsonen errealitatea aldatzeko aldi horretan eh bilduk bere hasierako jarrera malgutu zuen

eta zehazki adostu genuen hau da adostu genuena legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio gizarte babesaren euskal sistema osatze aldera urtebeteko epean etxerik gabeko pertsonen egoera errotik aldatzeko estrategia integrala landu eta legebiltzarrera

elkarlanean eginda urtebete baino gehiago igaro da legebiltzarrak ez du ezer jaso horregatik esan dezakegu argitasun osoz jaurlaritzaren erantzuna arduragabekeria eta utzikeria hutsa dela jaurlaritzak berriro ere ez du bete aginte parlamentario bat horregatik oraingo honetan eh bilduk baztertzen uztea erabaki du ez dugu zurekin adostu nahi gai honetan inolako interesik agertu nahi ez duzuelako la respuesta

argi jasotzen da gizarte zerbitzuaren legean berrogeita bostgarrena artikuluan

egoera honen aurrean behar den estrategia integralaren lidergoa eramatea lidergoa foru aldundiekin eta gizarte eragileekin lan egiteko

horregatik ez dugu ulertzen jaurlaritzaren jarrera axolagarria

oraingo honetan eajk proposatzen duena hutsaren hurrengoa da gure aburuz eajk jaurlaritzari eskatzen dio bi mila hamabostgarrena urtea amaitu baino lehen

estrategia integralaren kudeaketa egoerari buruzko

aurten negu honetan ekimenak eta soluzioak nahi ditugu agian jaurlaritzari ez zaizkio erabilgarriak iruditzen orain arte ditugun datuak hau dira batzuk kale gorrian bizi diren hamar lagunetik seik lapurreta edo erasoren bat jasan izan dute

sufritu dute batez beste ehuneko seik lan iraunkorra dute baina soldata eskasa kalean bizi diren ehuneko berrogeiak lanpostu

argi dago zein den lanpostu prekarioaren ondorio bat etxerik gabe geratzea ehuneko hogeita bostek ez dute senide edo lagunen laguntza

ondorioa zein da kasu honetan depresioan erortzea ehuneko hamabostek gaixotasun kroniko bat dute hainbat kasutan buruko nahasmenduak dira eta ehuneko batek ez dute osasun txartelik zenbaki horiek

egindako ikerketa batetik atera ditugu datu gehiago daude luze hitz egiteko eta lasaitasun osoz aztertzeko baina horretarako urte bat baino gehiago izan dugu izan duzue

gure interbentzioaren zehar diru sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko legea nabarmendu dugu baina gogoratu behar dugu lege honek dituela bata diru sarrerak bermatzeko neurriak jasotzen duena eta bestea gizarteratzeko

kasu honetan berriro ere salatu behar dugu gizarteratzeko estrategia hankamotz geratu dela jaurlaritzak bi mila hamabi bi mila hamaseiko

eskuragarri du ekimen ezberdinak martxan jartzeko baina jaurlaritzak berak onartu du ez duela merezi

berraztertzea kasu honetan ere bere helburu bat

bete gabe beraz etxerik gabeko pertsonen egoera benetan aldatu nahi badugu ezin gara geratu asistentziako neurrietan bakarrik lagun horiek gizarteratzeko ekintzak martxan jarri behar ditugulako

hain zuzen gaur berriro ere eskatzen duguna kasu honetan talde sozialistarekin adostu dugu erdibideko bat honako hiru puntu hauek jasotzen dituena

ez izana zehazki etxerik gabeko pertsonen egoera errotik aldatzeko estrategia integralari eta gizarteratze

hogeita batgarrena eta hogeita hirugarrena ebazpenak azaroaren zazpiko eztabaida monografikoan

eta amaitzeko hirugarren puntuan jaurlaritzari eskatzen diogu bete ditzala lehen aipatutako eztabaida monografikoan eusko legebiltzarrean onetsitako beste

espero dugu gurekin sinatu ez duten taldeek erdibideko hau babestea

guztiz onargarria eta erabilgarria delako

aukeratu ditugu uste dugulako zuek beste aukerarik ez duzuelako merezi kasu honetan orain dela urte bat baino gehiago eskua luzatu genizuen baina gaur
kendu egiten dizuegu eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialisten

de la exclusión social eskerrik asko eskerrik asko sarasua andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok

monografikoa izan genuen pleno monografikoan gobernuak langabeziari eta pobreziari aurre egiteko

izan genuen maiatzaren hogeita seian bi mila hamalauko maiatzaren

honetan bereziki proposamen zehatz batzuk gobernuak bideratu behar zituen eta bereziki aipatuko ditut gai eztabaida honetara etorri direlako

pertsonen egoera errotik aldatzeko eta bigarrena da

eta horrela proposatu dugu aurkeztutako zuzenketan betetzeko langabeziari eta pobreziari buruz garatu behar diren estrategiari

eta eragina zehatza dutela pertsonen ongizatean eta jasan dugun

pertsonen egoerari buruzko legez besteko proposamena dugu eztabaidagarri oraingoan egoera latzean dauden pertsonen inguruan sarri hitz egin dugu parlamentuan

langabeziari eta pobreziari aurre egiteko pleno monografikoa eduki genuen bi mila hamalaueko azaroaren zazpian eta bertan

jaurlaritzari eskatu zitzaion etxerik gabe dauden pertsonentzako estrategia integrala garatzea

irakurri egin baitituzte ebazpen proposamenak azken finean etxerik gabeko pertsonen

eskatzen dira horretarako urte bateko epea eman zitzaion jaurlaritzari estrategia berria legebiltzarrean aurkezteko

amaierarako amaituta egotea eskatzen zen eta jaurlaritza ez da geldi egon estrategia berria lantzen egon da azken urtean zehar orain azalduko ditudan pausuak eman ditu etxe gabe dauden pertsonei buruzko plan osoa

alde batetik diagnosia eta bestetik garatu behar diren neurriak

aztertu egin dira diagnostiko kuantitatibo eta kualitatiboa eginda daude beraz etxerik gabeko pertsonen egoera aldatzeko estrategia integrala garatzeko oinarri sendoa badugu horregatik eskatzen genuen gure zuzenketan legebiltzarrera bidaltzea bi mila hamabostgarrena

zein kudeaketa egoeran dagoen etxegabekoen osoko

una respuesta integral a las personas sin hogar egia da estrategia osoa ez dagoela amaituta baina egia da baita lanean ibili dela gobernuak datuak biltzen eta beste herrialdeetako egoerak aztertzen etxe gabe dauden pertsonei ahalik

eman ahal izateko gera gaitezen datu positiboekin

eta hor dugu gure hor dugu gizarte zerbitzuen euskal sistemaren prestazio eta zerbitzu zorroaren dekretua ez zaigu balio

borondate eza nabaria dela nahi duzuen beste

baina egia ez dena ez da egi bihurtuko egunero errepikatzeagatik etxerik gabeko pertsonen

jaurlaritzak beste erakunde zein elkarteekin lanean dihardu eta ekarri ekarriko du dudarik ez izan eskerrik asko arregi
andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza

ekarri beharko du nahi duenean ondo baino hobeto

protokoloak aurkezten askotan ikusten dugu batzordeetan jaurlaritzari interesatzen zaionean aurkezten du eta aurkitzen du leku eta momentu egokiena euren planak azaltzeko eta saltzeko ikusiko dugu zein izango den oraingo honetan

blanco anderea euskal sozialistak taldearen ordezkaria

eskerrik asko presidente anderea oso laburra izango naiz hoy hemos asistido a la

bai eskerrik asko berriz ere presidente andrea donostiako kasuari kasu biri buruz hitz egiten egon zara

con todos los datos beste alde batetik esan duzu eskua luzatu egin zenigutela eta gaur kendu egingo diguzuela baina benetan

garrantzitsuena edo lehen helburua jaurlaritza kritikatzea dela pena bat iruditzen zait esku hori kentzearena benetan bidea luzea delako blanco andrea eta uste dudalako etxe gabe dauden pertsonak arduratzen

horrela dela elkarlanean jarraitu beharko dugula uste dut denon lana bai erakundeena eta bai elkarteena beharrezkoa dela gai honi konponbiderik egokiena emateko beraz pena bat esku hori kentzearena señora garrido

bozketara jarriko dugu erdibideko zuzenketa puntuka bozkatu daiteke ez orduan osotasunean bozkatuko dugu ezker abertzaleak ez du nahi alderdi sozialistak

batek nahikoa da esatea ezetz horregatik

orduan bere osotasunean bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita sei ez

gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena behar ez bezala jasotako

proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria bere ekimena defendatzeko sarasua andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko sarasua anderea zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok gai honi buruz beste alditan eztabaidatu dugu bai osoko bilkura bai batzordean gai honi buruz gaizki egindako ordainketei buruz

gaizki egindako ordainketak eta gaizki egindako

eta gaizki egindako ordainketak irregulartasunak lanbidek kudeaketa txarra

etortzen dira nik uste dut bereizketa

de lanbide argi dago lanbidek porrot egin du lanbideren kudeaketan eta berriro porrota hori agerian geratu dela

en nuestra enmienda alde batetik legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen

hartzeko lanbidek gaizki egindako ordainketen ondorioak kentzeko

legebiltzarrak lanbiden eskatzen dio beharrezkoak diren ekintzak jartzeko

eskerrik asko garrido anderea eh bildu taldearen ordezkaria arrondo anderea zurea da hitza

egun on guztioi aurretik hitz egin dutenek aipatu duten bezala gaia

lanbidek egindako ordainketa okerrei buruz behin baino gehiagotan hitz egin dugu bai osoko bilkuran bai batzordeetan bi mila hamalauko urrian lanbide hasi zenetik diru sarrerak bermatzearen milaka jasotzaileri gutuna bidaltzen

eta itzultzeko erak azaltzen hilabete asko pasa dira hilabete asko prozedura desegokiak erabiltzen

eta ondorioz eskatutakoa bete ez delako pertsona asko izan dira eta dira oraindik gaur egun kaltetuak ezin dugu ahaztu esan den bezala ere behin baino gehiagotan pertsona hauek

arazoaren iturria lanbideren kudeaketa okerrean dagoenean eta egon denean hilabete gehiegi guzti hau konpondu gabe kontuan hartu behar da eta izan behar da

azken urteetan izugarri handitu dela diru sarrera bermatzeko errenta jaso behar izan duten pertsonen kopurua eta esan bezala

sarri ez direla tratatuak izan beharreko duintasunarekin bi mila hamalauko maiatzean eta denbora pasa da jadanik lanbideren plan estrategikoa lehen ere aipatu da hemen eztabaidatu genuen batzordean

hainbat proposamen egin zituen kezkatuta zegoelako eta orduan oraindik gutunak bidali gabe zeuden etahorien artean

ditzala lanbidek legeak dioena epeak bermeak prozeduraren jarraipena edo errugabetasun presuntzioa zorroztasunez zaindu eta errespetatuko ditu eta bigarrena

zailtasun bereziak dituzten pertsonei arreta eta laguntza bermatzeko bitartekoak sor eta indartu ditzala bigarren hau ere aipatu nahi nuen zeren lehen uste dut alderdi sozialistako ordezkaria izan dela

prozedura eta espedienteak eguneratzeko alegazioak egiteko eta abar pertsona kopuru handi bat dagoela hemen ez duena aukerarik zailtasunak dituena hori egiteko ere eta uste dut bitartekoak ipintzea administrazioaren aldetik kasu honetan lanbideren aldetik ezinbestekoa izan beharko litzatekeela

hau ez da bete ez zen bete bere momentuan eta kaltetuen plataformaren agerraldia lehen ere komentatu den bezala

bi mila hamabosteko martxoan izan genuen eta horren ondoren eta beraiek egindako proposamena

legez besteko proposamena aurkeztu zuen eta besteak beste lanbideren kudeaketa txarraren ondorioz dirua

prozedura bat planteatzen genuen pertsona askok dirua itzultzeko arazoak

jasotzen duten dirua ez dutelako bermatzen gehienetan

izatea eta are gutxiago eskatzen baldin bazaie hortik ehuneko hogeita hamara edo ehuneko ez dakit zenbat itzultzea en la proposición de ley aprobada

casos orain dela gutxi ezagutu dugu lanbidek egindako zirkularra dirua itzultzeko prozedura zehazten duena

edo hori behintzat ipintzen du zirkularrean bertan baina berri honekin gure kezka ez da desagertu

irakurtzeko eta zehaztasunik gabeko irizpide ugari ikusi ditugu bertan interpretazio desberdinetara eraman dezaketenak eta hori ez da ona gure ikuspuntutik behintzat orain arte gertatutakoa saihestu nahi baldin bada eta gauzak ondo

eta jaurlaritzak behingoz onartu behar du okerreko ordainketak jaso dituzten pertsonek ez dituztela ordaindu behar

ondorioak eta beraz kuota soziala eskatzen duenari

besterik gabe horregatik adostu dugu erdibidekoa

bere ordezkariak irakurri duelako baina bai azpimarratu nahi dut hirugarren puntuan esaten dena

eta guretzat garrantzitsua da gauzak ondo egin nahi baldin badira ondo egongo litzatekeela eta hori eskatzen diogula jaurlaritzari eta lanbideri eragileekin eta kaltetuen plataformekin elkarlanean

eta abian ipintzea azken batean helburua

guztiontzat uste dugu alde batetik jaurlaritzak legebiltzarrean

bere osotasunean eta hemen indarra ipini nahi dut bere osotasunean irizpide interpretagarriak eta murritzaileak albo batera utzita eta pertsona duintasunen lehen ipini behar duela berandu dabilela esan nahi diogu zalantzarik gabe aspaldian egon behar zela martxan zirkularra ez dela argia lehen esan dudan bezala eta jarraipen zuzena

gogoratu nahi diogulako jaurlaritzari eta gogoratu nahi dugulako legebiltzar honetan eskubide bati buruz ari garela hitz egiten

pertsona guztiak dute eskubidea gutxiengo bat izateko duintasunaz bizitzeko gaur egun diru sarrera bermatzeko errenta horretarako tresna bat da gure ikuspuntutik

baina tresna bat da dugunetik aurrera egin behar dugu baina ondo egin behar dugu orain arte
egin ez den bezala eskerrik asko arrondo andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

itzultzeko tasa soziala ezartzeari buruzko legez besteko proposamena dugu eztabaidagarri gai honen inguruan luze hitz egin dugu legebiltzarrean bai osoko bilkuran eta bai gizarte gaietako

askotan zu zeu maneiro jauna ez zarela egon batzordean ez honetan ez beste askotan alderdi sozialistak aurkeztutako ekimenaren zioak ondo azaltzen du kronologikoki behar ez bezala jasatako prestazioak eta honek bueltatu beharraren inguruan gertatutakoak eta hemen ere azaldu egin direnak galderak agerraldiak legez besteko proposamenak

enplegu eta gizarte gaietako saila lanean egon delako erantzun egokia emateko sortutako arazoari legebiltzarrak

izan diru jasotzaileenak errudunak ez badira izan ezin zaiela

notifikatu ez badituzte datuak horretan nik uste baldintzak ez direla berdinak izan beharko

argi dagoenez lanbidek bere lana egin du eta behar ez bezala jasotako prestazioak itzultzeko ahalik eta bide egokituenak a la carta

jasotzaileentzat ahalik eta hoberenak izan daitezen bestalde

dirua honela buelta dezake zor guztia ordainketa bakar baten edo ordainketa hilabeteka zatitu eta hemen

ehun eta berrogeita hamara baino gehiagoko diru sarrerak eragin badu diru sarreraren gaineko ehuneko hogeita hamara bigarrenez iruzurra egon bada

ehuneko hogeita hamara lehengo kasuan moduan eta gainerako kasuetan

hogeita hamar euroko kuota finkoa edo diru sarreren ehuneko hogeita hamara ehuneko hogeia edo ehuneko hamara erantzukizuna ez bada bizikidetza unitatearen pertsonen arabera edota bizikidetza unitate berezien arabera

hogei edo hamarekoa hileko hogeita hamar euroko kuota soziala baita hemen kontenplatzen da baldintzak lehen azaldutako berak direlarik beraz

ez genion zuzenketarik aurkeztu oinarrizko ekimenari ados geundelako eskatutakoarekin eta betetzen bazegoelako gobernua bestalde

otsailetik hona aplikatzen ari dira bertan jasotako ezberdinak oinarrizko ekimenari baiezko botoa emateko asmoa genuen eta aurkeztutako erdibidekoa ildo berdinetik doanez babestu egingo dugu
baita besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arregi

euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea gracias señora presidenta eskerrik asko eserlekutik egingo dut

pare bat komentatzeko arregi andreak zirkularra aipatu digu eta aipatu digu zirkularrak

jakitun nintzela hilabete honetan zirkular hori habian ipintzeko edo praktikara eramateko asmoa

horrekin batera mahai gainean edo adierazi nahi dut arazoa ez dagoela iruzurra egin dutenekin

justu kontrako egoeran daudenekin iruzurra egin gabe

eta gainera bere ardura lanbidek bere praktika okerrengatik eta bere kudeaketa txarragatik ardura duenean horretaz ari gara hitz egiten eta maila horretan nik lehen esan dut eta errepikatu nahi dut gure ikuspuntutik

esaldi nahasi batzuk oso interpretagarriak dira

baina jaurlaritzari atentzioa deitu nahi diogu horretaz pentsatu nahi dugu behar den malgutasunarekin jokatuko dela baina horrela ez baldin bada jakin behar du ere talde honek

egingo duela hemendik aurrera hori nola aplikatzen den pentsatzen dugulako lehen esan dudan bezala pertsona ugari daudela arazoak dituztenak kudeaketako prozedurak ere ondo egiteko eta asko ipintzen baldin baditugu eta gehiegi konplikatzen baldin badugu

arazoa edukiko dugu eta arazoekin jarraituko dugu

deitu nahi diogu horregatik eta beste alde batetik esan hobe dela berandu egitea egin gabe uztea baino baina ala eta guztiz berandu gabiltza eta hori nahi dugu mahai gainean berriro ere

erabakitakoa eta bidezkoa dena betetzen dela hemendik aurrera

ezin dut utzi berriro ere esan gabe iruditzen zaigula beharrezkoa dela eta hori eskatzen diogula lanbideri eta jaurlaritzari kaltetuen plataformekin eragileekin gauzak ondo egiteko bai honetaz eta baita ere eguneroko kudeaketaz lanbiden

hori dena lagungarria izango delako eta elkarlanean eta elkar ulertzean topatu behar dugulako bidea orain arte ez du egin jaurlaritzak

besterik gabe eskerrik asko arrondo andrea maneirok hitza hartu behar du
ez euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

arrondo andrea eskua zabalik du eragileekin eta elkarte ezberdinekin hitz egiteko komentatzeko arazoari buruz hitz egiteko baina honek ez du esan nahi

eurak proposatzen dutena aintzat hartu behar dutenik beti hitz egiteko eskua zabalik horretan ez eduki inolako arazorik gero esan dozu interpretazioaren inguruan zirkularraren interpretazioaren inguruan

ustez gure ustetan jaurlaritzaren borondatea argia da eta konponbidea ahalik eta onena ad hoc ena emateko prest dago eta horretarako

zirkularrean bertan eta nik uste borondatea argia dela eta haratago joan dala ekainean onartutako legez besteko

izango duela erdibidekoak lehen esan dudan moduan mila

eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau bai ondorioz aho batez onartu da erdibideko

gai zerrendako hirugarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena euskadiko lurzoruari buruzko bi barra bi mila sei legeari lehenbailehen

arrisku naturalen mapak udalen hiri ordenaziorako plan orokorrak egin aurretik gehitu beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda lópez de ocariz andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak elola jauna zurea da hitza

eskerrik asko batzordeburu andrea eskerrik asko sailburu

legebiltzarkideok eta besteei ere eskerrik asko ez egun on

erdibideko batera iritsi garela baina gai hau gai hau ez da berria zuek hemengo

agintaldi honetan ere gai hau tratatua izan dela eta alderdi popularreko

legez besteko aurkezpen hau ekainean uste dut izan zela eta bai euzko abertzaleak taldeak eta

dugu euskadiko lurzoruari buruzko

zehaztu egiten du lursail bat ez dela egokia hiri garapenerako eta berez ezin daitekeela urbanizagarri gisa sailka

edo halakoen arriskua saihesten ez duenean

eta kontuan izanik gure lurralde honetako orografia nolakoa den

eta ikusten dugu noiz nahi hemen inguruetako hainbesteko errepide edo mendi lur jauziak izan ditugu orain dela gutxi aretxabaleta inguruan ere eta

zioa hau zen talde popularrak proposamen hau aurkezteko

ez dugu gaizki ikusten arrazoi hau zeren egia lehen esan dudan bezala gertatzen da eta dugu eta gainera baita ere ikusten dugu eta beraiek esaten duten bezala estatuko bi mila zortziko

aurrera egin dugu eta egokitu behar dugu baina gaurko honetan guk haratago goaz recordareis

idazteak duen kostu ekonomikoa handia dela eta horiek ordaintzeko zenbait udaletan baliabide faltan egon zitezkeela baita ere dakigun bezala

eta oztopo horiek aurre egitea errazteko legea aldatu beharra izan zen orduan eta ez dugu ukatzen aukera hori aurrerantzean ere izan daitekeenik erakusgarri moduan

hor bai batzarkideei nola karrantzako karrantza haraneko alkatea izendatua izan zen agerpen baterako

zenaren izenean eta harrek azaldu zuen bere arazoa bere arazoa

auzo asko ditu eta lege honen gauzatzeak bere arazoak sortzen zituen egun horretan bertan

ingurumen sailburuordeak ere iriarte irureta andereak

zenbait kasu agian ez hain larriak baina baita bereziak ere eta

tratatu zen gai hau eta karrantza eredu bezala edo adibide bezala hartzen dut

gaurkoan ez dugu legearen aldaketa planteatzen baizik eta agian

talde popularrak aurkeztu zuen bere

eta lehen esan dudan bezala talde abertzaleak

osoko zuzenketak aurkeztu genuen baina hain zuzen eta talde popularrak planteatzen zuena guk uste genuen gure proposamenarekin eta pnvnarekin bat eginez lotura bat zutela

hala uste dut eta lanketa hori egin dugu zeren eta

talde popularrak izanik

estudio geoteknikoa egin behar zela izanik eta lehen esan dudan bezala gu horren kontra ez gaude eta beharrezkoa baldin bada egingo da eta legez agintzen bada egingo da nola ez

abertzaleak planteatzen zuten ponentzia bat osatzea eta guk esaten genuen ponentzia horretan egon behar zutela eudel eusko jaurlaritza

aldundiek ere badute zeresana honetan jaso den moduan azken testu bateratutako hau horrela dio euskal legebiltzarrak lurzoruaren eta hirigintzaren ekainaren hogeita hamareko bi mila sei legearen eraginak eta hala dagokienean aldaketa aztertzeko lantalde bat

non administrazioetako ordezkariek eta kaltetutako eragileek parte hartuko duten

honen bukaeran ondorioan txostena aurkez dezala adosten du

bateratzen dela proposamen honetan eta aurre egiteko

nik uste dut hau gauza baketsua dela gauza erreza dela

lantalde bat osatzea ponentzia bat osatzea nork uka dezake

azken finean honek ez du esaten legea aldatu behar denik baina agian ondorioa

baina ponentzia osatzeko bai beraz hau sinatu ez dutenek

eskatzen diet alde bozkatzea besterik ez eskerrik asko elola jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aldaiturriaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi laburbilduz

esan nahi dut gure taldeak hiru taldeen artean digamos sortu den

eta ados gaude hori

bi barra bi mila sei legea aldatzearen ondorioak aztertzeko

zuzenketa egiteko edo legea aldatzeko

eskerrik asko eskerrik asko aldaiturriaga jauna zuzenketari aurkeztu duten taldeen txandan ez du hitzik hartu behar maneirok eh bildutik

zelan heldu den legez besteko proposamen hau ganbara honetara edo osoko bilkura honetara eta azkenean zer den

beharrezkoa dela behintzat era labur baten testuinguru txikitxo bat

alderdi popularraren hasierako proposamena zerikusia zeukan bere garaian aurreko urtean ingurumen eta lurralde antolaketako batzordean

geologo elkargoaren ordezkari batzuk egindako agerraldiarekin

iritzi horrekin irten nintzen batzorde horretatik konklusio bat atera

egin diren edo aurretik egin diren hainbat urbanizazio garapen hainbat urbanizazio hainbat

obra publiko bereziki garraio arloko obra publikoak egin direnean

ez direla bideratu beharrezko ziren baliabide guztiak azterketa geologiko sakonak egiteko eta mahai gainean jarri ziren hainbat ondorio denok ezagutzen ditugu ondorioak adibidez ap bat baldin bagatoz

inguruan egondako lur jauzi bat konpontzen edo denok

edo zumarragako tunelean egondako lur jauziak

beraz nahiko argi utzi zuten agerraldi horretan mota horretako garapen urbanistikoak edo azpiegiturak egiten direnean bideratzen diren baliabide ekonomikoak azterketa geologikoak egiteko ez direla nahikoak

beharrezkoak direla gaur egun eguneratuta egon beharko liratekeen

edukitzea beraz testuinguru horrekin edo agerraldi horrekin alderdi popularra aurkeztu zigun legez besteko proposamen bat ildo horretatik eta besteak beste bi barra bi mila sei lurzoru eta hirigintza legea aldatu behar zela aipatuz

hori baina hori ere eta bukatuko dugu dirudienez gaurko puntu hau

hirigintza legea aldatzeko ponentzia batekin

zutena eta klaro guri gustatuko litzaiguke lehenengo eta behin jakitea

legea zeintzuk dira benetako arrazoiak lege hori aldatzeko ze hemen entzun dugu alde batetik

euzko alderdi jeltzalekoa beste era batera esan du krisi ekonomiko mundiala suposatzen dot argudio hori

lege hau bi mila seikoa dela eta baditugula hemen lege batzuk laurogei hamarkadakoak eta laurogeita hamar hamarkadakoak bueno ziurrenik

dutenak aldatzeko bi mila seigarrena urtean aldatu zen

zer esanik ez batzuk gobernuaren lege egutegian jasota egon zirenak dakigula ez direla hona ekarriko baina bitartean gobernu hori babesten duen taldea beste lege bat egutegi horretan sartuta ez dagoen beste lege bat ekartzen du hona aldatzeko

egoera sozioekonomikoa dela pisuzko argudio bat lege hori aldatzeko beraz galdetzen diogu alderdi sozialistako kideari eta

zeintzuk dira benetako arrazoiak lege hori aldatzeko

ditugu baina nahi dugu jakitea etxebizitza arloan

alderdi popularreko kideak irizpide batzuk bai utzi ditu mahai gainean esan du gaur egun ez dagoela ia lurzoruarekin espekulazioarik beraz lege

zentzurik tira laurogeita bost mila etxebizitza utzik araban bizkaian eta gipuzkoan

etxe bat eskatzen eta etxe bat eskuratu ezinean

zer dira ba laurogeita bost mila etxebizitza huts horiek espekulazioaren

ondorio bat ez dozu ezagutzen edozein herrietan

enpresa konkretu batzuk eta kasu batzuetan finantza erakunde batzuk itxoiten ari direla beste egoera bat egoteko etxebizitzak hor egoteko hor egiteko eta saltzeko eta hori izen bat dauka espekulazioa

lurzoruarekin eta oinarrizko eskubide bat izan beharko zenarekin etxebizitza eskubidearekin

ateratzea nahi dutelako eta hori da espekulatzea beraz ez dugu uste hori dela arrazoi nagusia

legea aldatzeko beste batzuk daudela eta tira espero ditzagun dezagun bigarren txanda honetan

lege hori eskerrik asko maeztu jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkariak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak elola jauna zurea da hitza horrela bai
bueno bakarrik dani maezturi erantzunez besteekin

geure ñabardurekin baina ados gaude lópez de ocariz esandakoa eta

dani maeztuk aipatu du esan dugula lege aldatzea esan dugu lege aldatzea aukera bat dela aukera bat

lanketa baten ondorio bat izan daitekeela lehen lege hau aldatu dugu orain bi urte oker ez banago lege honen eragite edo egokitzea udaletxeek bere arau subsidiarioak

egokitze arren erraztasunak eman arren ze denok dakigu eta hemen zinegotzi eta alkate

zailtasunak izaten dituen plan orokor bat egiten

bete egiten da luzatu egiten da eta ez da gauzatzen lege hori ehuneko ehunean inoiz ere ez ehuneko ehun puskatxo bat egiten da eta gainetik

lege bat lurzoruaren legea zailtasunak ditu eta

erabaki zen luzatzea aukera hori zeren eta ehuneko handi bat zegoen egokitu gabe legea eta legea aldatu egin zen orduan gaur esan dugu onartu duguna edo onartuko duguna dela ponentzia bat osatzea

hain zuzen kasuistika desberdinak ikusi ditugulako eta irakurriko dizut

zure taldekide oskar matutek esan zuena batzorde hartan lehen aipatu dut karrantzako

izan zela batzordean baita izan zen sailburu ordea karrantzako kasua berezia da eta oskar matute jaunak hala esan zuen

ematen dizu eta bi mila hamalautik honantz ez da gauza asko ere aldatu

espekulazio kontuak beldur horiek zeuek izango dituzuela eta

zuzenketak zeuen taldeak egin behar du zeuek agintzen ari zareten lekuetan besteei ez ezarri ez besteei ez ezarri eta ez susmopean utzi besteak erabaki bat

susmo hori ez erantsi besteei eskerrik asko eskerrik asko elola jauna aldaiturriaga bai zurea da hitza bai zure baimenarekin eserlekutik egingo dut

eskerrik asko eskerrik asko aldaiturriaga jauna eh bildu taldearen ordezkaria maeztu jauna zurea da hitza

soilik erantzuteko nik ez dut inongo epaiketarik egin ponentzia horren emaitzak zeintzuk izan ahal direnik galdera zehatzak egin ditut jakiteko zeintzuk diren zuen benetako asmoak

berriro esaten dudalako hainbat lege daudelako beharrezkoak direnak aldatzea hainbat arrazoi daude hainbat lege aldatzeko

pisuzko argudio bat lege hau aldatzeko horregatik esaten nuen beharbada beste argudio batzuk daudela

elola jauna eta da plan jeneralak aldatu behar direla

nahiko luzeak izaten direla jarraitu beharreko tramiteak horrelako planak aldatzerako orduan

duten arazo nagusiena etxebizitza arloan ez da plan jeneralak arinago egitea ala

bertoko herriko gazteentzako etxebizitza duina

inongo tresnarik edo instrumenturik hori da lehenengo arazoa beste arazo bat da ez daukatela tresna eraginkorrik etxe kaleratzeak ezabatzeko

egitearen arazoa beraz ponentzia hau egiten baldin bada noski parte hartuko

guretzako etxebizitza arloan dauden arazoak ez dutela zerikusirik lurzoru eta hirigintza legea aldatzearekin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

hogeita bat ez bat abstentzio ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

egindako legez besteko proposamena urteetan eta banda terroristari aurre egin zioten unibertsitateko irakasleei eusko jaurlaritzaren eta upv partetik omenaldiko eta aintzatespen publikoko ekintza ofiziala egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda upyd maneiro jauna zurea da hitza

txema portillo carlos martínez gorriarán aurelio arteta

nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

lehendakari andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on

maneiro jauna unibertsitatearen lana eta irakasleen ahots aske eta konprometitua beharrezkoak dira guk ere horrela uste dugu horregatik zaila egiten zaigu ulertzea zure obsesioak euskal herriko unibertsitatearekin

unibertsitate publikoaren engaiamendua eta zuzentasuna arabako bizkaiko eta gipuzkoari unibertsitate publikoa upv

euskal herriko unibertsitateak antolatzen ditu bere jarduera akademikoak ikerketa alorrekoak eta bestelakoak horrela adibidez

seguru ezagutzen dituzula maneiro jauna institutu horiek egiten duten lana unibertsitateak ez du merezi zure gutxiespen

euskal herriko unibertsitatea ere gure herriaren atal bat

esan den moduan unibertsitateak hau egia da jasan ditu eta unibertsitateak sufritu ditugu zanpaketa bortizkeria eta bazterkeria ugari inolako ekiparaziorik

neurri batean maneiro jauna gogoratzen duguna gara oroimena pertsona bakoitzarena bada ere

elkarren eraginpean eraldatu eta denboran zehar aldatu eta

oraindik orain gogoramena bizirik daukagunoi kostatzen zaigu onartzea guk bizi izandakoak ukatzen dituen kontakizuna bizi genuena gogoratzen dugu eta ezin oroi dezakegu bizi ez genuena

hitz egiten dizuet oroimenak ahalbidetzen didana adierazi nahian isilduko bagina besteen kontakizun hori fosilduko litzateke

erraz eta modu iraingarrian hitz egiten badiguzue ere ezin alda ditzakezu gure oroimenera bildutakoa ez daukagu ezer aintzatespen oroitaldi eta oroitzapen ekitaldien aurka

batekoak eta bestekoak hori ez da auzia memoria egin dezagun euskal herriko unibertsitatea upv

unibertsitate desberdinetako irakasleek ikasleek eta langileek lan eskerga egin zuten lortzeko arabako

dezente kostatu zitzaigun valladolideko eta zaragozako unibertsitate barrutietan lotzen gintuzten kateak haustea chillidak sortutako

euskal herriko unibertsitatearen logo mutuak hitz egin baleza

eta zenbat lan egin behar izan genuen memoria daukagunok behintzat

alabaina jakinagatik ez dugu aintzatespen ekitaldirik eskatzen gure unibertsitate sistema ahalbidetu zutenentzat merezi badute ere nahikoa aintzatespen baita unibertsitatea bera indartsua eta bizi bizi ikustea

eta askatasunaren alde nola ez da izango bada unibertsitate askatasunaren eremura askatasunaren aldeko

bertatik sortua baita hogeigarren gizaldeko azken urteak eta mende berriko hasierako hamarraldia bereziki gogorrak izan ziren gatazkak

unibertsitatean ere egia da indarkeria giro horretan murgildurik unibertsitario askok parte hartu zuten bakearen aldeko mugimenduetan

irakasleak eta langileak ideologia desberdinetakoak luze

zerrendatzea urte horietan unibertsitatean sortutako taldeak eta ekimenak donostiako zuzenbide fakultate taldea dela euskal herriko bakearen aldeko koordinakundea edo ekarri dela ibaetako foroa edo torturaren aurkako taldea zorroagan

bazegoen ere gatazkaren kontrako mugimenduetan nazionalismoaren aurka altxatu ziren taldeak esan gabe

kontrolatzen zutela beren interesen arabera hauen gurariak gauzatzeko komeni da gogoratzea

urtez geroztik bi mila hamalaugarrena urte bitartean

garcía errektoreak izan zirela bigarrena esan den moduan

jarrera irmoengatik ezagutukoa bi errektore horiek gobernatu zuten

urte zail horietan kontrakoa iradoki nahi baduzue ere maneiro jauna unibertsitateak behar besteko arreta eta babesa eman zizkien mehatxatutako irakasleei hasiera hasieratik

ia hogei urte igaro dira garai latz haietatik eta bost

orain ikusten ari gara garai hartako gatazka eta gatazkaren ondorio mingarriak erabili nahi dituzula mozkin politikoak lortzeko

aurkeztutako legez besteko proposamenean jaurlaritzari eta euskal herriko unibertsitateari

irakasleei omenaldia eta errekonozimendua egiteko batetik gutxietsi egiten duzu jaurlaritza eta bereziki bakegintza eta bizikidetzarako idazkaritza nagusia eta bestetik iraintzen duzu

abagune politiko hauetan paradoxikoa da alderdirik gabe geratu den ekimen alderdikoia izatea ez dio inori ere mesederik egiten

horietan nazionalismoaren aurka gogor ziharduten irakasleei

gaineko kritika egin nahi dutenei inori ere ez maneiro jauna guk aurkeztu dugun zuzenketa hemen aipatu izan da

ekiparatu nahi pastor jauna inolako modutan

jakinarazi nahi dugu gure gogorapenetik zer bizi izan dugun eta nola ikusten dugun eta iruditzen zaigu elkarren arteko bizikidetza eraikitzeko moduak eta zubiak eraiki behar ditugula espainiako estatuko hauteskunde ziklo

ekarri dute alderdi bikoen hegemonia amaitu eta egoera berri batean murgiltzen ari gara gauzak errotik aldatzen ari dira bai baina

zure legez besteko proposamena ziklo zaharrekoa da maneiro jauna

eta elikatu egin nahi duzulako euskal herria bilduk esan du biktima guztiek behar dutela aitortza errekonozimendua

hain zuzen ere hori da gure zuzenketarekin islatu nahi izan duguna

zintzo adosten erdibideko zuzenketa gure ustez nahi genuen gure zuzenketa txertatzea ez da posible izan orokorrean lehenengo

baina iruditzen zaigu gai honen inguruan oraindik adostasuna gehiago jorratu behar dela gure prestutasuna badago onartzeko iraganean gertatu izandakoa aurrera begira baina memoria guztiak errespetatzen besteak beste
eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna eusko talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

alderdi sozialistarekin sinatutako erdibideko zuzenketa aldeztera nator eta esan beharra dago guretzako oso pozgarria dela sinatutako akordio hau sinatutako erdibideko zuzenketa hau eta

akordio hau lortzea ez da asko kostako eta zentzu horretan

hori aitortu nahi diot dena den uste dut halabeharrez

memoriaren politikak azken urteotan azken denboretan adosten saiatu izan gara

euzko alderdi jeltzalea luzaroan eta gehienetan adostea lortu ere eta oraingo honetan

gogora institutua sortzeko legea azkeneko legebiltzar honek hartutako azken erabaki garrantzitsua

memoriaren inguruan eta zentzu horretan gaurko zuzenketa honek bide hori

eh bilduren konpromisoa onartu nuenean legebiltzar honetara etortzeko unibertsitatetik hain zuzen ere

horietako bat bakea zen bakearen aldeko konpromisoa

irizpide politikoa herri honek sufrizen zuen

zanpaketa hizkuntza alorrean konpromiso horrekin eta konpromiso politikoa hartu nuen horretarako

nik ez dut amorerik eman ez dut emango ere injustizia asko gertatu izan dira egia da eh bilduk

gertatu direnak aintzat hartzen ditugu bere osotasunean eta ez nago prest ez gaude prest

jende asko bazterrean geratzeko eta sufrimendua gehiago luzatzeko ez gaude prest horretarako

egia da baina denon artean eta bakoitzak egin duena bere gain hartuz eta onartuz

baztertu eta ekimen honetan atzean dagoen ahala baztertu eta ukatu ukazio bat badago

eman ziotenean eta borroka hartatik banator egia da eta nik

beharrezkoa dela erreparazioa hemen izandako

eta bortizkeri guztien kasuan beharrezkoa da eta guk erakutsi egin dugu prest gaudela horretarako ez gaude prest horren erabilera politikoa eta hain zuzen kontrajartze horretan

ekitaldi hau sartzen dugu horrexegatik ez dugu babesten beste batzuk ahaztu egiten ditugulako

preso bat hiesaz gaixo zegoela pariseko gartzela batean

nengoen lankide batzuk preso hartu zituztenean inolako arrazoirik gabe

sumarioan adibidez unibertsitatean irakasle egon nintzen nire ikasle batzuk

eta nire oroimenean iltzaturik

sufritu izan dut nire lankideei etak mehatxatu egin dituenean eta nik sufritu izan dut beste lankide batzuekin eskuineko erakundeek mehatxatu gaituztenean maila pertsonalean eta kolektiboan eta ez naiz ekiparatzen ari hau ez da etika edo estetika problema maneiro jauna hemen atzean onartu ala ez onartu problema politikoa dago problema politiko horrek ekarri nau hona

hori gainditzeko eta bakearen alde borrokatzeko

horrexegatik interesgarria iruditu zaigu erdibidekoa eta saiatu izan gara baina saiatu izan gara gure ikuspegitik

berriz ere esaten dut nik ez dut amore emango eh bilduk seguru asko ere ez

eta sakoneko arrazoi bat ezinezkoa da herri honen berreraikitzea bizikidetza bazterrean uzten baldin baditugu ehunka mila pertsona edo nahi baldin baduzue milaka pertsona bazterrean bergizarteratu behar ditugu pertsona horiek

ez justifikazioa baina bai denok konpartitu izan dugun aro historiko bateko kideak garela

ez konparaziorik biolentzien artean baina behintzat niri dagokidanez

eta bakearen alde lan egiteko jarraituko dugu gure aldetik eskatuko genuke erdibideko

ahal dela puntuka bozkatzea besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

isasi jauna ez dugu inor baztertu nahi baina euskaraz esaten den moduan izena duenak izana du eta zentzu horretan

da batzuei ez diezuela izenik ipini

aurrean edo batzuen kontra jarrera mantentzeko ez

hori da oraindik zaildu egiten duena

akordioetara heltzea azkeneko

puntuka bozkatzea nik egia esan

jarrera eta eh bilduren jarrera ikusita gaurko lehenengo puntuan

tratatu gaituela zuek tratatuak izan nahi duzuen bezala eta zentzu horretan ez zenuketela nahi puntuka

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu upyd taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

berriro botako dugu alderdi popularraren gehitzeko zuzenketa bozkatuko dugu lehenengo bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian upyd taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

puntuka eskatu da mesedez nola izango litzateke bat alde batetik eta bi eta tres aparte bale bat eta bi lehenengo erdibidekoaren bat eta bi puntuak

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita bi bai hamaika abstentzio ondorioz onartuta geratu dira bat eta bi puntuak jarraian hirugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita bat bai

puntua ere gai zerrendako bostgarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

hartu beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu arzuaga jauna zurea da hitza

otsailak hamairua da hogeita hamabost urte betetzen dira

hil zuela oso latza izan da hauexek izan ziren bere azken hitzak beste preso politikoei esandakoak hil aurretik

euskaldunak hil dira kuartel eta komisaldegietan eta bera eta gero ostean ere euskaldunak hil dira komisaldegi eta kuarteletan euskal herriko giza eskubideen aldeko talde eta elkarte

otsailaren hamairuan berrezten dute euren konpromisoa torturarekin behin betiko amaitzeko norabide horretan asteburu honetarako ere ekintza

aitortza eta erreparazioa aldarrikatu nahi diegu eta tortura ez errepikatzeko beharrezkoak diren bermeak ezartzeko beharra azpimarratu nahi dugu tortura

hitz egiten dugu nazio batuek torturaz egiten duen definizioan hiru elementu agertzen dira funtzionario publiko batek

helburu jakin batekin horrek kokatzen digu gaurko eztabaida horrek akotatzen du zertaz nahi dugun agian batzuk beste gai batzuez hitz egin nahi izango dute gaurko ekimen honetan baina mamia hauxe da eta espero dut horretatik ihes ez egitea hauxe da beraz gaur dakartzagun mintzagaia nazioarteko

espainiar estatua torturaren gaiarekiko gomendio orokorrak eman dituzte baina baita ere kasu zehatzak aztertu dituzte kepa urra orkatz gallastegi maría atxabal kasuak aintzat hartu dituzte

kondenatu ditu hainbat kasuetan ez ikertzeagatik iker beristain mikel san argimiro martxelo otamendi bea etxebarria

arratibelen kasuak aztertu ditu europako giza eskubideen auzitegiak eta esaten dudan moduan

ere nazioarteko erakunde hauen aurrean egindako lanaren emaitza zinez oparoa izan da ez dela izan estatuak egin dien arreta espainiar erresumak ez du

horietatik inolako urratsik eman patxi arratibel aipatu dut eta honen harira gaurkotasun osoko kasu bat ekarri nahi dut ganbara honetara

osagai ia guztiak barne biltzen duen kasua la guardia civil

ingeleseko akronimoa duena pasa den urteko apirilean aztertu zuen espainiar estatua torturaren aurkako konbentzioaren argitara

kezkak eta gomendioak kaleratu ditu berriro ere besteak beste

inkomunikazio erregimena berraztertu dezan indargabetzeari begira baita ere eskatzen dio grabaziorako tresna audiobisualak bermatu ditzala polizi egoitzetan ikertzaile atxilotu eta euren abokatuen

eskura egon daitezen caten gomendioen artean azpimarratu behar da galdegin dute tortura eta tratu txarren biktimek erreparazio eta kalte ordain egokiak jaso ditzaten

errehabilitazio ahalik eta osoena halaber eskatzen dio espainiar estatuari honen inguruko datuak eta informazioak luzatu

zigorgabetasuna borrokatu dezala eskatzen dio espainiar estatuari horretarako torturaren delituak epaitu daitezen bermatuz eta errudunei delituaren larritasuna aintzat hartzen duten zigorrak

torturaren kasuekiko indultuak debekatu behar dira arautegi juridikoan nazio batuetako erakunde honek eskatzen duen moduan ez da lehenengo aldia eskakizun hauek luzatzen zaizkiola espainiar gobernuari izan ere gomendioak behin

errepikatzen dira kritika hauek behin eta berriro errepikatzen dira kezka hauek nazioarteko komunitatetik behin eta berriro errepikatzen dira eta estatuak ez du inolako ekintzarik hartzen nazioarteko komunitatearen

gogaitasuna probokatuz gaur eskatzen genuen caten gomendio horiek aintzat hartzea eta espainiar gobernuak torturaren aurkako konbentziorako dituen konpromiso inperatiboak eraginkortasunez bete ditzala caten txostenaren harira tortura eta tratu txarrak pairatu dituen pertsonak eta erreparatzeko bide egokiak eta eraginkorrak jorratu behar direla uste dugu baita ere tortura errazten duen salbuespenezko legedia indargabetzeko inkomunikazioa bertan behera uzteko eta lege hau salbuespenezko lege hau operatibizatzen duen auzitegia hau da entzutegi nazionala

eskatzen genuen gure jatorrizko ekimenean hau zen gure proposamena eta hau zen gure posizioa jakin izan dugu eaj

guk zehatz mehatz adierazten duguna agertu gabe

hartzea eskatzen duena eta ez da guk proposatzen genuena bezain osoa

baina babestuko dugu pentsatzen dut garrantzitsua dela behingoz torturaren inguruan oinarri amankomun ezberdin bat ezartzea

pentsatzen dut interesgarria dela torturaren kontra eta torturaren kontra egiten duten nazioarteko organismo

gomendioen alde zabaltzea parlamentu honetako babesa gaurko erabakiak tortura desagertzeko eta torturatuen aitortza eta erreparazioa norabide jartzen gaituela pentsatzen dut zintzoki etorkizunera nolabait proiektatzen gaituela horregatik esaten dudan moduan

ekarri duten erdibidekoa guk ere babestuko dugu eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria iturrate jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok bueno gaurkoan

legealdi honetan dakar euskal herria bilduk torturaren kontrako legez besteko proposamen bat eztabaidara

legealdi honetako aurreko bietan legebiltzarrak onartu egin ditu

aldarrikapenak eta bietan

aurreko bi honetan euskal herria bildu eta euzko alderdi jeltzalearen

edo erdibideko zuzenketen bitartez egin izan da gauzatu egin da aldarrikapen hau beraz hirugarren edo laugarren eztabaida da legealdi honetan gai hau eta esandako guztiak esanda dagoz aurreko eztabaidetan agertutako arrazoiak eta planteamenduak

errepikatuko ezagunak dira esanda daude eta gainera idatzita gelditu dira legebiltzarreko aktetan eta edonork eskuragarri ditu irakurri eta jakiteko gaurko nobedadea aldiz

horrenbeste edukia baizik eta erdibidekoaren sinatzaileak ezta horretan datza

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea pastor jaunak baloratzen du nire

eta da orain arte horrelako erabakirik sekula ez da gutxienez eh bildu

egia da orain dela bi urte horrelako eztabaida bat eduki eduki genuela egindako gomendioen inguruan eta unzalu jaunak orduan egin zituen beste taldeekin negoziaketak

boligrafoa eskuan zeukala sinatzeko orduan norbaitek esan zion halakorik ez egiteko

etorritako aginte batek esan ziola ez sinatzeko gaur sinatzen dugu bi urte pasatu dira orduan gaurko ekimen hau hona ekartzea nik pentsatzen dut horrengatik bakarrik justifikatzen dela

jokin valcárcel joxe arregi esteban muruetagoiena mikel zabalza

pastor jauna iturrate jauna

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

hamaika abstentzio ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa